behintzat egondakoetako bat autodeterminazio eskubidea

euskal herriaren nazio izaera aitortzea sartzeko konstituzioan

ulertuta daukat koroarekiko itun berri baten bidez lau euskal lurraldeen berrintegratzeko zuzenketa ere aurkeztu

horrek agerian utzi zuen konstituzioa jaio berria zen konstituzio horrek ez zuela arazo

uzten zituela konpontzeke hurrengo urtetarako ez hurrengo hamarkadetarako ikusi dugun bezala eta

sartzea sakonki sartzea baina argi eta garbi dago konstituzio horrek eta konstituzio horren ondoriozko prozesuak

haustura demokratikorik ekarri francoren erregimenarekiko batetik askatasun zibil eta politikoak aipatu ditzakegu guztiak ez zirelako ondo atera eskubide sozialak are gutxiago egia da botere faktikoek garai hartan

ez zeudelako ezertan amore emateko prest eta gauzak batzuetan amore eman behar izan zutela baina eliza eta armada ez ziren atera

eta horra hor ondorioak ondorio horien artean gure nazio izaera ez zen aitortua izan eta guri dagokigun

aitortu gabe eta errespetatu gabe jarraitzen du horrek ekarri ditu beste arazo batzuk argi eta garbi hamarkada hauetan gaur egun nik uste dut nahiko ados egongo garela guztiok

trantsizio delako horrek ere agortze sintomak baino gehiago agertzen dituela hain zuzen ere arazo pila bat konpontzeke gelditu zirelako ondorioz ematen du orain nahiko adostasun handia dagoela konstituzioaren erreforma baten inguruan hau da konstituzio horrek erreforma bat behar duela eta eztabaida hori behar beharrezkoa dela alderdi politiko ezberdinek hemen ez ezik beste toki batzuetan ere aitortzen dute

guk ez dugu behar hori ukatuko ez gara gu izango behar horri

baina argi eta garbi dago espainiarrei dagokiela hori erabakitzea espainiarrek espainiako herritarrek erabaki beharko dute halako erreforma bat onuragarria den ala ez den beraientzat beraien eskubide sozialen ikuspegitik eta askatasun zibil eta politikoen ikuspegitik ere guk alde horretatik

onena opa diegu eta beraiek uste baldin badute hori dela biderik onena eta egokiena adorea emango diegu bidea egin behar zela egiteko baina

ezin gaitezke nahastu pentsatuz prozesu konstituziogile bat irekitzea prozesu konstituiente bat irekitzea berez ekarriko dituela eskubide sozial edo

errespetua prozesu destituienteak ere badirelako prozesu hori erreforma hori hasten baldin bada aurrerantz egin daiteke edo atzerantz ere

prozesu destituiente hori ere hasia da adibidez

aldaketarekin prozesu destituienteari espainiar estatuan hasiera eman zitzaion nonbait espainiar estatuari dagokion nazio burujabetzari egin zion nolabait horrela arriskuan jarriz gainera jendearen eskubideak merkatuen interesen mesedetan guk

gure bidea guk defendatuko dugu beti guri dagokigun nazio burujabetza euskal herriari euskal herritarron herriari dagokion burujabetza pentsatzen dugulako burujabetza funtsezko tresna izan behar dela hain zuzen ere gure eskubide guztiak indibidualak eta kolektiboak bermatzeko isiltasuna mesedez bidenabar esan beharko dugu gu

guk ere gure konstituzio propioa nahi dugulako euskal konstituzioa nahi dugu eta benetan pentsatzen dugulako tresna eraginkorra

herritarrei dagozkien eskubidea guztiak bermatu ahal izateko

pentsatzen dugu talde bakoitzaren zuzenketak ere nolabait adierazten duela bere alderdia

konstituzioa lubaki gisa hartzen duela eta bere inguruan gotortu egiten dela nolabait ez duelako inolaz ere aurrera egin nahi psoeren partetik ikusten duguna da batez ere da

eta oraindik ez dakigu zertan datzan estatu federal famatua badakigu granadan eta dokumentu bat egin zutela

jarraitzen dugu jakin gabe zer planteatzen duen edo zer nahi duen alderdi sozialistak

badago edo ez dago hemen faltan dagoelako beste eragile bat podemos podemosek

beharra eta gainera planteatu dute hirurogeita hemezortziko morroio guztiak lerrarazteko prozesua izan behar dela desio horrekin bat egin dezakegu baina ez dakigu oraindik podemos ari den zentralitate politikoaren bila

gauza ezberdinak esaten dituztenez toki batean edo bestean esango dugu argi eta garbi telesurren

hemen normalean espainiar estatuan eta espainiar estatuko komunikabideetan

guk ere pentsatzen dugulako telesurren esan bezala nazio izaera aitortu behar zaiela katalanei eta euskal herritarrei eta autodeterminazio eskubidea bultzatu beharra dagoela eta benetan oraindik ez dakigulako eztabaida hori benetakoa izango den ala ez benetan irekiko den ala ez

zein izango den gure jarrera galdetzen baldin bazaigu ba argi eta garbi hitz egingo dugu berriro ere aldaketa politikoaren alde bilduko ditugu lehenengoz eta behin euskal herrian bilduko ditugu indar horiek posible baldin bada bigarrenez estatuan eta horretarako badakigu katalunian seguru aliatuak izango ditugula bidai hori egiteko eta ahal bada espainiar estatuan ere

indarrak biltzeko prest gaude benetako aldaketa politikoa eragiteko espainiar estatuan horrek baldin badakar euskal herriarentzako

aitortza eta horrekin batera autodeterminazio eskubidea eta eztabaida hori egiazkoa ez baldin bada eta eztabaida hori egiten ez bada eta guk pentsatzen dugu hori dela hipotesirik errealena zergatik ba ez dugulako ikusten ez ppren aldetik ez psoeren aldetik momentuz behintzat ez dagoela ez borondate politikorik gaitasun demokratikorik eztabaida horri benetan heltzeko

aldaketa politikoaren alde indarrak biltzen jarraituko dugu baina euskal herrian bakarrik euskal herrian guk gurea eta hortik
euskal bidea eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

egun on guztioi gorka maneirok

aurkezten digun proposamena mozioak badu helburu bat

ustez eta da hain zuzen ere joko politikorako eremua

eremua finkatzea hau da

nabarmen ikusten da hemen erabakitzen dana erabaki azkenean subjektu politiko bakarra dagoela

espainiako gizartea dala populazioa eta harek erabakitzen duena

hau da hemen iritziak iritzi proposamenak proposamen

ezer gutxitarako balio duela eta proposatzen du ba zuzen zuzenean estadu federala simetrikoa eta gero ze

bere aurriritzi bat azaltzen du behintzat beno aipatu da beste bozeramaileek ere esan dute

gai hau eztabaidatzen degun eguna ba hain zuzen ere orain hilabete justu

mozio bat aurkeztu zuelako eta mozio harek zituen

nabarmen batekin onartu zituen bi atal horiek azpimarratu nahi nituzke ze

garai politiko berri batetan bagaude garbi dagoela eta autogobernu ponentzian ere askotan entzun izan dugu hilabete luze hauetan atzoko azkeneko agerraldian ere lehendakariorde izan zen jon azuak berak aipatzen zuen hirurogeita hemeretzian estatutua

transferentziak negoziatzera joaten zirenean ba estatutuak zioen bezala ba comisión mixta delakoak sei hilabetetan eta eskumen guzti horiek negoziatu

ez gero iruzurrik egon dan ala ez jakiteko baina hemen

aurreko batean maneiro jaunak esaten zuen jakina

politikoa da erabakitzeko eskubidea duen subjektu politiko bat da edo ez da existitzen zer hor dago gakoetako bat hori da gakoa

aitortza horretatik dator edo aitortzen da edo ez da aitortzen

bada existitzen du eta bere bidea egiteko eskubidea dauka

erantzunen txandara pasatuz mistoa maneiro jauna zurea da hitza

eguerdi on berriro ere zehaztapen txiki bat egin nahi dut besterik ez

eta aipatua ez dela eskubide bat autodeterminazio eskubidea ez dela existitzen ez dagoela inon agertzen ez inongo konstituziotan ez da

estonia eslovenia lituania eslovakia

konstituzioetan agertzen da autodeterminazio eskubidea beraz nik uste dut

posible dela aurrera eramatea nik kontu zehatz bat aipatu nahi dut

con el resto de territorios vascos hori besterik ez dugu planteatzen eta guk uste dugu hori funtsean ariketa demokratikoa dela

demokraziaren aurka egitea murriztea zuk bakarrik nahi duzunerako erabiltzea

hori da zuen eta gure arteko ezberdintasuna eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna

baina herri baten existentziaz ari gara edo

eskubide kontua herri baldin bazara herri izateko aukera behar duzu

eskubideak errespetatuak izan behar dira erabakitzeko eskubidea ez dute gizarteek herriek izaten dute herri izaera gauza

herria da borondatea esaten zuen pastor jaunak borondatea badaukagu

hortik abiatuta hau da herri aitortza horretatik abiatuta erabakitzeko eskubidea berezkoa baldin badu erabakitzeko eskubide horren ariketa bat hitzartu daiteke asier arraizek azaldu duen moduan herritar bezala

bermatuak eskubide horiek herri bezala gure herria ez delako errekonozitua eskubide horiekin

jakina baina errespetu horretatik abiatuta nik uste dut saiakerak egin direla legebiltzar honetan

mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua ertzaintzaren

alderdi popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eguerdi on denoi aldez aurretiko puntu batekin hasiko naiz eta da askotan legebiltzar honetan zein logikaz ekartzen diren gaiak izan ere aurkitzen logika handirik mozio bat aurkeztea ertzaintzaren sindikatuek esaten dutenaz agerraldi baten aurrean gaudenean hau da hemendik astebetera entzungo ditugu

baina jada hemen eztabaidatu eta onetsi dugun ekimen baten inguruan nik ez dut esango beltrán de heredia sailburuak interpelazioan esaten zuen moduan llanos anderea sindikatuen bozeramalea denik baina bai

isilarazi duela garrantzia kendu diola datorren astean kontatu behar diguten horri harira gaur

eztabaidagai ekartzen digu ppk ppk argudiatzen du plan honek ekartzen dituen aldaketak ez da argi motz geratzen direlako edo urrunegi doazelako pentsatzen duelako ertzaintzan hobe dela agian ezerez aldatzea ukitu ezinak direlako nonbaiten eliot

bezalakoak llanos andreak aletzen ditu disfuntzio batzuk presoen kondukzioak herritarren arreta gunea komisaldegiak batzea edo ixtea kontrolak

nagusien dietak edo giza baliabideen zuzendari bat inputatua egotea bilboko

nik ez diet garrantzia kenduko gertakari hauei baina horrela esanda ematen du nolabait arazo isolatuak

era isolatu batean hartzea nahi arazoak ditu ertzaintzak bai bistan dago egoera gatazkatsu batean dago

zoro inertzia gaizto batean murgilduta dagoela garai zaharretan metatutako arazo guztiak orain egoera berri honetan eztanda dutela pentsatzen dut lehenago garbitu depuratu ez zena orain usteltzen hasia da arazoak ditu

ez arazo isolatuak arazo estrukturalak ditu eta horiek konpondu ordez aurrera jotzen da aurrera ihesi egiten da sindikatuek ppk eta psek arazo zehatz batzuk planteatzen dituzte sailak

onartzen ere egiten nik uste dut ertzaintzaren ereduan datzala arazoa oinarrian eta arazoa bere osotasunean hartu behar dela

momentu politiko zehatz batean egiten zen baziren

jardun armatua uztearen erabaki garrantzitsua hartu zuela ertzaintzaren lanaren parametroak aldarazten

gertakaera hau ezkutatuz aintzat hartu gabe programa bat

aldatzeko arrazoiak edo motibazioak aipatu gabe ezkutatzen da ertzaintza polizi politiko bezala erabili dela urte luzeetan eta amildegi bat zabaldu duela ertzaintza eta herritargoaren artean ezkutatzen da ertzaintzak erabili dituen tresnak izan duen jarrera izan duen izaera politiko hori gidatu duen protokoloak jaso dituen aginduak ez direla bat etortzen gaur egungo denbora berri

de puro gatopardismo bere momentuan salatu genuen ortzimuga bi mila hamasei plan honek ez zuela sakoneko inolako aldaketa suposatzen ez du poliziaren mentalitatearen aldaketa bat suposatzen

egokitzen ez da aintzat hartzen erabiltzen den materiala ez da aintzat hartzen

protokolo edo aurreko garaian erabiltzen ziren protokolo instrukzio operatiboak ez du planteatzen udal poliziarekin inolako kooperazio edo koordinazio planik ez dio aurre egiten herri hau ustera erreplegatzera deituta dauden polizia horiekiko zein hartuko duen bai ertzaintza bai departamentuak ez du errezetarik ematen herri honetan dagoen polizia mapa kaotiko honi inolako

arrazionalizazioa egiteko orduan esan genuen eta orain errepikatzen dut

y un departamento que no se atreve a enfrentarla eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea sailburu andrea legebiltzarkideok

mejor valoradas bigarrena euskadin lehen hiru arazoen artean segurtasuna jartzen dutenak ehun pertsonatik bi baino ez dira

sei hilabetera egindakoak erakusten dute asebetetze maila altua dela hamar puntutik zortzi koma bost baino bataz besteko

con su deber besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

eskerrik asko gallastegui andrea erantzunen txandara pasatuz llanos anderea zurea da hitza

zurea da hitza eskerrik asko

alde batetik ematen du daudela arazo puntual bat gauza batzuk txarto egiten direla barne mailakoak barne estrukturakoak antolakuntza mailakoak baita ere hor egoera laborala eta egoera salariala barne

ematen du estatistika ezin hobea dagoela ematen du

dela bueno ba egokitzapen bat ere egon daiteke gauza batzuk zuzentzeko eta emaitzak eta baliabideak gutxienez

eman behar diren badakizue zein den gure posizioa aurrekontu eztabaidan ere bertan aurkeztu genuelako pentsatzen dugulako ertzaintza beste sail batzuekin konparatuta

dagoelako eta eztabaida hau emateko egia da diagnostiko bat behar da egoeraren gaineko irakurketa bat egin behar da eta ereduaren inguruko eztabaida eta hausnarketa sakon bat eman behar dela pentsatzen dugu eta hori da guk

nik galdera bat egin nahi dizut badago gatazka ertzaintzan badago gatazka ertzaintza efektiboak eta sailaren artean

kalean ikusten ditut faltsua da gatazka hau fortzatua da

urkullu jauna lehendakaria eurekin urduritasun adierazpen batean enfrentatzen ematen du arazo bat benetan dagoela eta nik pentsatzen dut arazo horren muinean ere badagoela ertzaintza

ikuspegi politiko batetik erabakiak eta erabilera politikoa izan delako behin egia da

ipini zenuen ni giza eskubideen defendatzailea ote nintzen eta azken txanda aprobetxatuz nik ezin erantzuteko

erasoak sufritzen zuen bitartean gauza bat esan behar

zaila da elkartasuna ematea ertzaintzari jipoitzen zaituen bitartean hori bera izan zelako orain dela aste bete

ikusi genuena hori izan zelako hemen batez ere egoera berrian modelo zaharrak erabiltzen dituelako ertzaintzak hemen ikusi genuen ertzaintzaren bortizkeria hemen ikusi genuen ertzaintzaren desproportzionaltasuna hemen ikusi genuen ertzaintzaren harrokeria

lodos estos barros eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ikusteko desgaitasun akutua duten pertsonentzako aparkatze txartelei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko sarasua andrea zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

eztabaidan lehenik eta behin esan behar dugu ados gaudela funtsean talde proposatzaileak eskatzen duenarekin eusko jaurlaritza badabil berrehun eta berrogeita hamasei barra bi mila dekretua aldatzeko lanak egiten

ikusteko arazoak dituzten pertsonentzako aparkatze txartelak edukitzeko eskubideaz gain beste aldaketa interesgarri batzuk sartu nahi ditu jaurlaritzak dekretu berrian beti ez gaituen mesederako izango direnak gure araudiko berrehun eta berrogeita hamasei barra bi mila dekretua estatu mailan onartutako mila berrogeita hamasei barra bi mila hamalau errege dekretura

eta horretan dabil eusko jaurlaritza errege dekretuaren lehen xedapen iragankorrak urte bateko epea ematen du egokitzapena egiteko beraz oraindik badago denbora utz diezaiogun gobernuari bere lana egiten sektorearekin hitz egiten eta gero aldaketak ahal den modurik egokienean batuta gelditu daitezen dekretu berrian

ikusten denez gobernuak berrehun eta berrogeita hamasei barra bi mila dekretua egokitzeaz gain eta hobeagotuko du azaldutako guztiagatik izan da alderdi sozialistarekin erdibideko bat sinatzea eta gainontzeko taldeen babesa edukiko duela espero dugu besterik ez mila esker

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkariak ruiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko ruiz andrea eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

zerbitzuen sistema zuzentzen dituen printzipioen artean

eta unibertsaltasunaren printzipioa dago eh bilduk printzipio hori

hartzen du eta horren arabera uste dugu gizarte bazterketak saihesteko eta gainditzeko ekintza positiboko neurriak hartu beharko direla

pertsonen eskubideak bermatu behar direla ikusteko desgaitasunen duten pertsonak barne jaurlaritzak gaur aipatu duen dekretua aldatzen badu ba ikusteko desgaitasunen duten pertsonen aparkatzeko txartela eskuratuko dute

erdibidekoa babestuko dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea bigarren bueltan
erantzunen txandan norbaitek parte hartu nahi du ez ba tinbrea joko dugu ea

buruz euskal talde popularrak eta euskal sozialistak eta mistoak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai berrogeita zortzi ez ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua

lehendakariak espainia osorako defendatzen duen estatu ereduari buruz bototara jartzen da maneiro labayen jaunaren mozioaren jatorrizko testua

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistek taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamasei bai berrogeita zortzi ez hamaika abstentzio ez da onartu sozialisten osoko

euskal talde popularrak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

ez da onartu popularren osoko zuzenketa mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua ertzaintzaren antolaketari eta bi mila hamasei ortzimuga planari buruz

llanos gómez andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita zazpi bai berrogeita zortzi ez jatorrizko testua ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua

ikusteko desgaitasun akutua duten pertsonentzako aparkatze txartelei buruz euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa jarriko dugu bozketara bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost bai aho batez onartu da erdibideko zuzenketa